egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gai zerrendari ekin aurretik azaldu estibaliz larrauriren bozka

puntu bakarra euskal autonomia erkidegoko bi mila hogeita bigarrena urteko aurrekontu orokorrak

aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta bozketa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza azpiazu jauna zurea da hitza

egun on eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

euskadiko aurrekontu orokorren lege proiektua aurkeztera nator gaurko honetan ganbera honi baitagokio berau onartzea legezkoa den bezala

baitira gobernu baten politikarik garrantzitsuenak

erabakirik sakonenak eta azken finean lege honekin neurtzen delako ze osasun maila daukan gizarteari egiten zaion eskaintza ekonomikoak beste era batera esanda lege honetako kopuru eta artikuluetan jarritako adostasunean datza gizartea eta gobernu baten arteko konfiantza maila

izan dut lege hau ez dela edozein lege baizik eta eusko jaurlaritzaren eskumenekoak diren gainerako arlo sektorialetara proiektatzen den lege bat

urtean zehar sail eta bere entitate publiko guztien eskakizun ekonomikoak

aurrean aurten hainbat aldiz esan dut azken hilabeteotan zehar

jauzi kualitatibo bat ematean zetzan eta hori dela eta

seigarren eta zazpigarren kapituluetan hartzen eta

aurre egiteko lege ortodoxo bat arlo iraunkorretan gastatzeko aukera aprobetxatzen duena eta horregatik arrisku handiak hartzen duen

bere horretan jarraitzen du lehen adierazi dudan bezala

zuzkidurarekin baina gastu horietara bideratutako kopuruak egingo dira hezkuntzan laurogeita hamabost koma sei milioi euro eta osasunean ehun eta laurogeita bost koma lau milioi euro dicho esto

ekoizpen kateetan gertatu diren itogunei zor zaie eskaintza ez baita gai izan garaiz erantzuteko eskarien hazkunde handiari

osagai faltaren aurrean gelditzera behartuta baitute

gaur egungo egoeraren beste elementu garrantzitsu bat ere aipatu behar da prezioen igoera

prezioa igo egin da eta hori ekonomia osora

zorpetze gordinaren aurreikuspen hori mila eta ehun ta hogeita bi koma zortzi milioi

ekitaldiarekin alderatuta ekarpenak handitzearen eta diruzaintzako gerakinak erabiltzearen ondorioz berrehun eta berrogeita hamar milioi euro bestalde ehun eta laurogeita hamar milioi euro

euskal agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren aurrekontua duela gutxi

hiru barra bi mila hogeita bat legearen bidez eta bi mila hogeita biko urtarrilaren batean hasiko ditu bere jarduerak halaber finkatze kapitala finkatuz sozietate publikoaren aurrekontua gehitu da

artikuluak hurrenez hurren bermeak emateko eta birfinkatzeko mugak ezartzera bideratzen dira bai eta

ordainsarien eta hartzeko pasiboen araubideari buruzkoa da horri dagokionez oro har sektore publikoaren zerbitzura dauden langile guztientzat gehienez ehuneko biko igoera

egituratu gabe berezitasun jakin batzuk ezartzen dituzte aurrekontua gauzatzeko araubide

prozedura aldatzen da ildo horretan lehenik eta behin ekainaren hogeita hamarera arte luzatuko da aurrekontu orokorren likidazioari buruzko dokumentazioa egiteko epea

kontabilitate plan orokorraren mendeko erakundeen kontabilitate informazioa sar dadin errazteko bigarrenik gure inguruko ordenamendu juridikoen erregulazioarekin bat etorriz jada ez da

lege proiektu baten bidez onartzea aitzitik likidazioari buruzko dokumentazioa egin ondoren herri kontuen euskal

y correspondiente tramitación horiek dira azken batean euskal autonomia erkidegoko bi mila hogeita biko

jauna talde mistoaren ordezkariak dauka hitza osoko zuzenketa defendatzeko

eskerrik asko martínez andrea aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du beraz euskal talde bai

ultra radical muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea erantzunen bigarren txanda corcuera andrea

corcuera andrea jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak dauka hitza iturgaiz jauna zurea da hitza osoko zuzenketa

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu

andreak jaun andreok lehendakari rebaja impuestos

aurkako txandara pasatuko gara euskal sozialistak eta euzko abertzaleak parte hartuko dute beraz corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari jauna

jaun andreok egun on guztioi eskerrik asko azpiazu sailburu jauna zure azalpen guztiengatik eta

aurkeztu ahal izateko talde guztiek egin duzuen lan eta esfortzuagatik

bigarren aurrekontuak dira bi mila hogeiko urteko testuinguru zailetik abiatutakoak

zortziehun eta laurogeita zortzi milioi euro gehiago ehuneko zazpi koma seiko igoerarekin

plazaratuko diren konparaketa antzuak konparaketa objektiboan honek dira datuak eta are gehiago

arau fiskalak suspenditu dituela aprobetxatuz ba gobernu honek oportunitate berezi honetan inbertsioan apustua egin du ez dakit zelan esan dezakezun iturgaiz jauna aurrekontu hauek

ikusita aurrekontuen aurtengo bereizgarria inbertsioan

hezkuntza indartu osasuna bermatu gauden egoerari aurre egin ahal izateko politika

eta ekonomia berriz abiarazi inbertsioan apustu sendoa eginez beraz aurrekontu hauek ere mezu garrantzitsu bat daukate

aurrera egiteko aurrekontuak baliabideak jarriz guztion artean egoera zail honetatik eraldatuta irtetzeko eta holan izanda pozten nau

batez ere dugun egoera zailaz inguratuta gaudenean pena da egoera honen aurrean podemos pp eta voxen jarrerak ikustea

y sus intereses particulares aurrekontuen negoziazioari aurre egiteko zuen jarrera ez da izan egokiena ez dut uste zuen borondatea adostea izan denik baizik eta

duten bezala gobernuari aurkeztu zenioten proposamena ez zen negoziatzekoa kontrakoa esango nuke moztekoa izan zela

gogor batekin eta zintzoa izatea nahi baduzu kezkatzen nau ohikoa bihurtzen ari den talde popularraren antzerki norabide honek ezta beste leku batzuetan

baina guk hemen euskadirentzat nahi ez duguna herri honetan eragin nahi baduzue ehun eta laurogei graduko bira ematea

gogor eta konplikatu honek erantzukizuna eskatzen baitu

eskerrik asko berrojalbiz andrea erantzuteko txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea berriro mi vecina y amiga

eta nabaria dela nire ustez erakunde guztietan erakunde guztietan gobernuak aurrekontuak aurkezten dituenean ez dira bakarrik kontuak

partidak eta abar beti beti aurrekontuen atzean gobernua

estrategia politika bat dago estrategia politika badago berrojalbiz andrea eta hemen

ez da bildu bildu nafarroan

euskaraz marrazki bizidunak etb hirun

izango dela bilduren helburua

nafarroan eta horrexegatik pozik daude

atzean eta ikusiko dugu dudarik gabe eta hau madrilen sánchezekin diputatuen kongresuan

aurrekontuei buruz bakarrik partida txiki batzuk hemendik hara eramateko akordio hori

bildu bakar bakarrik halako gauza bat egiteko dudarik gabe horrexegatik hemen

bilduren sustapen horrekin ikusiko dugu nora doan estrategia politika hori denbora dugu jakiteko eta ezagutzeko dudarik gabe

zer edo zer ikusiko dugu bai hezkuntzan hizkuntzan eta halaber bai estatutu berrian eta badago garaian ikusiko dugu aber zer gertatuko den

erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

las condiciones que faciliten el euskera en todos los ámbitos eta euskara defendatzeak ez du esan nahi beste hizkuntza batzuk ez ditugula indartuko edo bultzatuko

helburua hezkuntza sistema eleanitz batera joatea baita baina ez ahaztu euskara gurea da pauso asko eman ditugu gurea dena bultzatu eta babesteko

hitzetan herri bat daukagu osatzen eta gure zabarkeriz ez daigun utzi hondatzen eskerrik asko

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa eztabaidatuko dugu gorrotxategi andrea zurea da hitza ekimena defendatzeko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denoi bueno aurreko

aurten zzpimarratuz hain zuzen ere ezohiko

horrelakoetan ezohiko egoeretan sakoneko

beharrezkoak zulora eramango gaituzten errezetak alde batera utzi behar direla aurrekontu hau eta pandemiaren eraginez gure

gogorrenetako baten ostean etortzen da

gaixotasuna konfinamendua hauskortasuna ez jakitea horrek guztiek

gaur daukagun gure pentsamendua baldintzatu egiten dute

osasun zerbitzuak egoitza zerbitzuak gizarte zerbitzuak hezkuntza hainbat aldiz egon dira kolapsoaren zorian azken bi urteotan funtzio publikoko langile guztiak

lehen lerroko langile gisa ezagutzen ditugunak mugan egon dira eta behin baino gehiagotan atera dute gizarte hau aurrera

suspertu da baina birusaren olatu bakoitzaren aurrean bat batean murriztu ikusten dituzte bere itxaropenak

milaka familiarenak une honetan momentu honetan enpresa eta saltoki asko geratu dira bidean eta gaur badaukagu datua badakigu pandemiaren eraginez laurehun eta berrogeita hamar taberna eta baita ere mila laurehun saltoki itxi egin direla euskadin

muga jasanezinetaraino gizarte eragileek ohartarazten ziguten zerbait eta da zaintza krisia egoitzak izan dira zaurgarritasun handieneko eremua non hildako gehien heriotza gehien

eta gobernuak hemen ezer ez egitea aukeratu du baita ere eta hemen ere galdera da benetan onartzen duzue gure adinekoen bizitzak makroegoitzetan putre funtsen esku geratu behar direla nahiz eta ederki asko ondo asko jakin

langileen eta haien senideen osasunerako arriskutsuak direla gaur bertan dakigu baita ere bizkaiko egoitzetako langileak greban daudela greba

bizia negozioaren gainetik jartzea desberdintasun ekonomikoari begiratzen baldin badiogu gure gizartean gero eta handiagoa da eta testuinguru horretan aberastasuna birbanatzeko egiturak egin dira etxe eta sektore askotan egoera jasanezina da esku hartze publiko irmoa eta egiturazkoa beharko luke izan ba ez bizitzeko

baliatu egin zarete murrizketak egiteko diru sarrerak bermatzeko errentan gizarteratzean gizarte larrialdietarako laguntzetan

etsigarria da bultzada ekonomikoa bermatzeko orduan

ez dituelako behar diren tresnak zabaltzen bultzada ekonomikoa bidezkoa eta inklusiboa izan dadin eta indartzen gure gizartearen euskarri nagusia izan diren zerbitzu publikoak aurrekontu proiektua kontu handiz

aurrekontu proiektua aurrekoarekin alderatuta ehuneko zero koma seiko murrizketa

gertatu dela esan daiteke izan ere azken horiek gorantz berraztertu

horregatik horregatik kritikoak gara erabakitako euskal administrazio publikoan baterako defizitaren helburuarekin ganbera honetatik gainera kanpo

egokitasuna baloratzeko aukera emango zioketeen txosten tekniko eta ekonomikorik gabe bat koma bat ehuneko bat koma batean

defizita helburu gisa aipatzen denean eta ez

politiken emaitza gisa nolanahi ere malgutasun

barne produktu gordinaren hazkundea gauzatzen ez bada izan ere diru bilketaren ehuneko lau koma seiko gehikuntza baliteke nahikoa ez izatea eta kasu horretan erantzunik txarrena

inbertsioei dagokionez gobernu kontseiluak adierazten du datorren urtean mila seiehun eta bost milioi bideratuko direla inbertsioetara bi mila hogeita batgarrena urtean baino ehuneko berrogeita hamar gehiago izan ere inbertsio

iraultzeko dagoen aukera leihotzat jo du sailburuak guk ongi etorria ematen diogu

gorakadari izan ere azpiinbertsio publikoak diru gutxiago ekartzen du irakaskuntzarako osasunerako

baita ere beraz inbertsio horiek ziurtatzen dute hain zuzen ere

gero eta handiagoa izatea beraz ondo etorria baina hala ere igoera hori gehituta ere ez ditugu berriro berreskuratzen finantza krisi globalean aurretiko mailak bi mila zortzigarrena urtearen aurretik inbertsio publikoa

iristen zen azken urte hauetan ehuneko bat koma bostera jaitsi da oraingo honetan milioi hauekin ehuneko bira

hacia lo privado eskerrik asko hernández jauna aurkako txandan
euskal sozialistak bai bai corcuera andrea zurea da hitza

eta ekonomia sektore anitzetan sustatzera arlo eta eremu anitzetan lan egiteko

detaile oro eta detailez ikusi genuen bezala ezta eta horregatik harritzen nau berriz ere

aurkeztutako zuzenketaren idazkera eta aurrekontu hedakor eta

eta denari ezetza eman diozue zuen eskuetan egon da baina nahiago izan duzue neoliberal kritikan geratu aurrekontuak hobetzean baino son ustedes quienes creen

susperraldi ekonomikoa gizarte zerbitzuak eta hirugarren zutabe bat hezkuntza hezkuntza

a lo que dijeron no zero eta hiru etaparako aurrekontua mantentzen da eta haurreskolak partzuergoko aurrekontuan hirurogeita bost koma zazpi milioira helduko da ehuneko hiru koma bat igoz

doakotasunerantz eta zero eta hiru urte bitarteko hezkuntzaren orokortasunerantz aurrera egiten

berrogeita hamabost milioi euro medikuntza eta erizaintza fakultatearen eraikin berria eraikitzeko

ikertzaileen prestakuntza eta hobekuntza bultzatzera bideratutako politika zientifikoan egindako aurrerapenak

hirurogeita bederatzi koma bost milioi euro bikaintasuneko ikerketa politiketarako gure historian izan dugun aurrekonturik handiena ikusten duzuen moduan datuekin

eskerrik asko berrojalbiz andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitzaren ordezkaria gorrotxategi andrea zurea da hitza

los servicios públicos en euskadi se desmoronan eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzunen txandara pasatuz

osakidetzak behar dituen baliabideak ditu eta pertsona orok dauka bermatuta kalitatezko osasun zerbitzua eta egia da pandemia garai hauetan iragar ezina eta aldakorra den egoeretan ba langile eta baliabide beharrizanak ere behar direla pandemiarekin

eta gauza horietako asko geratu egingo dira baina baliabideak egoera bakoitzera dimentsionatu behar dira ezin ditugu estruktural bilakatu koiunturalak diren neurriak eta hori baliabide publikoak gestionatzen jakitea da guk badakigu ze esfortzua egiten den osasun sailetik egoera berri bakoitzera egokitzen eta horren seinale

astebete baino ehun eta hogeita lau aztarnari gehiago daude seiehun profesional inguru

bederatziehun eta berrogeita hiru profesional kontratatu dira seigarren olatu honetan

eguneroko beharrizanei aurre egiteko eta langileei egonkortasuna emateko ere opea

edota plazen kontsolidazioa garamendi sailburuak esan duena aurrekontu aldetik ere esfortzuak lau mila milioi baino gehiago osasunera ehun eta laurogeita bost milioiko covid programa mantenduz osasun mentalean gorakada

eta datu batek dioena datu oso garrantzitsu bat mila bederatziehun eta laurogeita lau euroko osasun gastua pertsonako urtero handituz beraz

aurrekontuak direla gizarteak baloratzen duena zuok ez baina bai gizarteak ehuneko laurogeita batak osakidetzaren kudeaketa onartzen du zazpi koma bosteko

onar ezazue aukera paregabea galdu duzue akordiorako legebiltzar eta gizartearen

aurrekontu batean ez duzue alternatiba errealik aurkeztu kritika dialektikoa eta argudio gabekoa eta hori

ikuspegi ezberdinak batuz eraldatzeko politika egiteko modua begira

eta zuen azken baimentxoarekin presidente andrea

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzara jarraian botoa azalpena eh bildu taldearen ordezkaria iriarte andrea zurea da hitza

euskal herria bilduk ezezkoa eman die hogeita biko aurrekontuei egindako osoko zuzenketei akordioa egin dugu gobernuarekin

hobekuntza adierazgarriak eginez abstentzioaren truke eta kontuan hartu behar da gainera eta uste dut azpimarragarria dela kasu honetan euskal herria bilduren abstentzioak ez dituela gehiengoak aldarazten begira jendearen lan bizi baldintzak hobetzea eta horretarako politika publikoak sustatu eta zentzu egokian norabidetzea eta bultzatzea da euskal herria bilduren egunerokoa euskal herria bilduren jardun iraunkorra eta jaurlaritzak hogeita birako prestatu dituen aurrekontuak esan dugu orain baino lehenago ere eta zintzoak izan gara horretan ez dira herri honek bizi dugun garai honetan eta herri gisara aurrez aurre ditugun erronkei erantzun egokia ematekoak ez daude herritarren

politika publikoak kontuen erdigunean eta ez dira herri honek behar dituen eraldaketarako zimenduak jartzen hasteko aurrekontuak transformazio errotikakoak behar dituelako arlo askotan herri honek eta zentzu horretan aurrekontu erratuak direla uste dugu beste

berrehun eta berrogeita hamairu milioiko balioa duten hobekuntzak hogeita hamar milioi osakidetzako lehen arretarako ehun eta hogei milioi larrialdi klimatikoari aurre egiteko lau gehiago ongizate energetikoa bermatzeko

hogei milioi gizarte politikak indartzeko etxerik gabeak lehen lerrora ekarriz uste dut garrantzitsua dela eta gutxi askotan gertatzen den zerbait dela bi milioi gazte emantzipaziorako hobekuntza azpimarragarriak gure ustez baina ez da hori bakarrik herri honen zati honetan

geratu da aurrekontu hauen ingurumarian eztabaidak eman ditugulako batzuetan akordioak lortu gabe baina eztabaida batzuek eman ditugulako eta akordio politikoak erdiestera

posible zelako hau ere ikerketa eta garapenean gobernuak inoiz egin duen inbertsiorik handiena egingo du euskal herria bildurekin egindako akordioari esker gutxieneko soldata propio baten beharra defendatu eta sustatuko du gobernuak

gure ardura da baliabide burujabe guztiak aktibatzea herritarren mesederako herri ikuspuntu batetik eta

ezinbestekoa den herri burujabearen eztabaida mardularen zain ariketa hori ere jaso du akordio honek urte askoren ondoren esan bezala asko kostata gobernu hau euzko alderdi jeltzalea eta pse

herri honen benetako beharrak zeintzuk diren eta nola heldu behar zaien asko kostata gobernua hasi da ulertzen bidea zein den diagnostiko zehatzak proiektu adostuak herri akordio zabalak eragile guztiak kontuan hartuz politika egiteko modu berriak hori da bidea euskal herria bildu aspalditik azpimarratzen

ari zena eta pentsatu nahi dugu gobernua ere hasi dela ulertzen bide hori hartu ezean etorkizunaren olatua gainetik pasako zaiola

baizik eta baita herri honi ere ez dugu lortu ez dugu lortu ezinbestekoa den fiskalitatearen inguruan sakontzerik eta akordiorik munduko herrialde guztiak horretan ari badira ere ezinbesteko eztabaida ez dugu lortu

urruti dago gure ustez demokraziaz ulertu daitekeenetik ez dugu lortu

esparru komunikatibo osoan euskara arautzea ekarriko luketen neurriak adosterik ez dugu lortu baina ez dugu etsiko

gurean atea parez pare zabalik dago herri honen etorkizuna eraikitzen jarraitzeko herri akordioak erdiesteko herri hau eraiki nahi duten

guztiekin inposiziorik gabe herritarren beharrak erantzuteko gaur gaurko saio honetan behin baino gehiagotan entzun dut inor atzean benetan benetan inor atzean utzi gabe eta horretarako errotikako aldaketak errotikako eredu aldaketak egin beharko ditugu guk
etsiko inor atzean ez uzteko eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot